dei egingo diogu egun on ongi etorri

egindako legez besteko proposamena etak egindako krimen ebatzi gabeak argitu eta berraztertu beharrari buruz legez besteko proposamenari dagokionez behin betiko

urtarrilaren hogeita hamaikako osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

berdinketa izan da euzko abertzaleak taldeak aurkeztutako osoko zuzenketaren bozketan legez besteko proposamena hain zuzen ere mistoa upyd legebiltzar taldeak aurkeztu zuen etak egindako krimen ebatzi gabeak argitu eta

artikuluari jarraituz berriro egingo dugu orain osoko zuzenketa horren bozketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau bai hogeita zazpi

euzko abertzaleak aurkeztu duen zuzenketa onartu egin da gai zerrendako

bateraezintasunen batzordearen irizpena ana otadui biteri peio iparragirre etxeberria leixuri arrizabalaga

joseba zorrilla ibañez juan carlos ramírez escudero felix urkola iriarte

bateragarritasun egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordearen kideren batek irizpenaren alde edo kontra hitz egin nahi du

irizpenarekin zerikusia duten legebiltzarkideek izan ezik gainerako legebiltzarkideek eman dezakete bere botoa bozkatu dezakegu

botoak hirurogeita zortzi bai

onetsi egin da irizpena gai zerrendako bigarren puntua arabako biltzar nagusiak egindako lege proposamena aldatzeko hamasei barra mila bederatziehun eta laurogeita hamalau legea ekainaren hogeita hamarekoa euskal herriko natura babestekoa aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea

eztabaidari ekingo diogu zuzenean erreglamenduko ehun eta berrogeita hamar eta laurogeita sei puntu bi artikuluek xedatutakoaren arabera

saioarekin beren ekimena aurkeztu eta defendatzeko gero egingo da txanda bat aldekoa eta beste bat kontra

eta horren ondoren erantzuteko bi txanda hamar minutukoak botazioaren ostean txanda bat irekiko da botoa azaltzeko lehendabizi

eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna jaun andreok egun on guztioi desde el profundo respeto

andrea jarraian casado

mila esker eta egun on guztioi gaur legebiltzar honetan eztabaidatu den ekimen legegilea ulertzeko atzera begiratu behar dugu bi mila hamabiko udaberrira

momentu horretan eusko jaurlaritzak behin eta berriz azaltzen zuen nola bi mila hamabiko bukaeran edo bi mila hamairuko hasieran

bi putzuetan industria sailburuordeak hau etengabe errepikatu zuen adibidez apirilaren hemeretzian egindako adierazpenetan esploratzen hasi nahi ziren

esplorazio eta ustiaketaren arteko ezberdintasunak zeintzuk diren

ez daude berdinak dira administratiboki ezberdintasunak badaude

non eta babestutako eremu natural bezala izendatua izan behar zen eremu batetan

europan bi mila hamabian jasangarritasunaren eredu izan behar zuen udalerriaren baitan ezin sinestu

momentu horretan pp k eta pse ek hamasei barra mila bederatziehun eta laurogeita hamalau natura babesteko legea aldatzeko proposamena mahaigaineratu zuten

zuen proposamen horretan lege horretako hamazazpi puntu lau artikulua aldatu nahi zenuten

kentzeko eta modu askoz ere malguagoan arautzeko maiatzaren hamarean legebiltzar honetan proposamena kontuan hartzeko eztabaidan

harira oso ondo eztabaida hau

gai bataz ari gara hemen hori mahian gertatu zena zen eta zuri dagokizu gaur zure gaia defendatzea
mesedez harira kontutan hartu behar dugu

oso lotuta daudela baina hala ere bukatzen ari naiz eta harira noa

oso argiak izan ez ziren adierazpenetan itzalak aipatu zituen eta aditzera eman zuen orain dugun teknikekin ez direla babesten ingurumen arloko legeak dekretuak eta arauak

ingurumen arloko lege guztiak betetzen zituzten eta erabili beharreko lur sailaren kalifikazio urbanistikoarekin zegoen arazoa

bertan hiri antolamenduaren arabera esplorazioa egin zitekeelako baina ez ustiaketa inongo ingurumen legerik

honek argi eta garbi usten digu gai honen inguruan arautzeko behar larria lurralde osoan eta ez bakarrik babestutako eremuan

ez galdu denborarik eskerrik asko
jauna jarraian erquiaga aguirre jaunak dauka hitza

presidente andrea mahaikideok legebiltzarkideok urkullu lehendakari sailburuok eta hemen zaudeten guztioi egun on hasi baino lehen esan nahi nuke ohore handia dela niretzat

eajko arabako biltzar taldearen izenean hemen egotea eskerrik asko emandako aukeragatik aitortu behar dut tribuna honek biltzar nagusietakoa baino gehiago hunkitzen nauela

labur laburrean aztertzen zein den proposamen honen alde eaj biltzar taldea agertzeko arrazoia

koherentzia da koherentzia gure eginak eta gure esanarekin biltzar nagusietan eta honek lau mugarrietan oinarrituta dago lehenengoa

bi mila hamabiko urtarrilaren hogeita hiruan eaj bildu eta

eta bertan eskatzen zen lehenengo arabako foru aldundiari ikerketa sakon bat egitea

giza osasunean eta ingurumenean aztertzen

arabako foru aldundiari parte hartze eraginkorra izatea frackingari buruzko gasteizko udalak eta eusko jaurlaritzak antolatutako

eskatzen zen eusko jaurlaritzari eta udaletxe afektatuei

beteta ez egon arte eta derrigorrean bertatik irtendako erabakiak asmoa kentzeko

eajk aurkeztutako mozioa bi mila hamabiko apirilaren hogeita zazpian bertan premiatzen genuen gasteizko udaletxeari arabako foru aldundiari eta eusko jaurlaritzari

erabiltzeari debekua ematea gune berezi batzuetan

natura eremu babestuetan hirugarren mugarria gaur bertora ekarri zaigun akordioa da eaj bildu

sinatutakoa bi mila hamabiko irailaren

bertan proposatutako aldaketan natura eremu babestuetan frackingaren bidez hidrokarburoen esplotaketa eta ustiaketari debekua ematen aipatzen zen

eaj bildu eta alderdi sozialistak eta

islatzen dute eaj arabako biltzar taldearen iritzia gaurko gai honetan gure uste apalean gaur egungo

egoera ez da egokia egoera ez da egokia inon erabiltzeko bereziki

bestalde ziur gaude gure alderdikideak ondo kudeatuko dutela

gai hau legebiltzar honetan besterik gabe

egun ona izan guztiok eskerrik asko erquiaga jauna jarraian aldeko txanda bat irekiko dugu nortzuk parte hartu behar dute

eh bildu taldearen ordezkaria den maeztu jaunak du hitza

eh bilduk arabako batzar nagusiek onartutako lege proposamen tramitatzearen aldeko gaurko honetan natura babesteko legearen hamazazpi

hobeto esanda guretzako osatzearen alde bozkatuko dugu artikulu horrek azken urteotan gure herrian jarraitutako eredu sozio ekonomikoaren aurrean dikotomia interesgarri bat planteatzen duelako interes ekonomikoak edo natura errespetatzea

izan beharko badakit garapen iraunkorra eta antzerako terminoak existitzen direla badakit ere

errealitateak beste egoera bat demostratu digula

garapen ekonomikoa eta naturaren errespetuarekin bateragarria ez direlako bateragarri izan garapen jasangarria terminoa propaganda hutsa bihurtu delako eta errealitateak demostratu digu

termino hori gure eredu sozio ekonomikoa ez da iraunkorra

ez sozialki eta ez ekologikoki gutxi batzuen etekin ekonomikoak ziurtatu duen hazkunde ekonomikoaren ereduan bizi izan gara eta bizitzen

eredu horretan ingurumena bilakatu da mota ezberdineko hainbat

den eremu fisiko edo espaziala hori bakarrik

horretan edo hazkunde eredu horretan askotan gainera mugagabeko hazkunde ekonomikoa gauzatzeko oztopo bat bihurtu da hainbat interes ekonomikoentzako

guztiz kontrajarria zela gune bat bere ezaugarri naturala kontutan izanik babestea eta era berdinean gune hori eta bere bioaniztasuna desagerraraztea helburu duen eremu berdinean baimentzea alegia parke natural bat izendatzea

harrobi bat bertan baimentzea hori guztiz kontrajarria zela horregatik

eta azkenik talde politiko batzuk erabaki genuen aldarrikapen hori lege bihurtzea eta horrela aldatu zen gaur egun dagoen natura babesteko hamazazpigarrena artikulua zeinek debekatzen duen

harrobien ustiapena harrobiak naturarekiko

urtean zehar eraso larrienetarikoa izan dira eta gaur egun dira baina azken urteotan erregai fosilen arloan

naturarekiko guztiz arriskutsua dena mehatxua zabaltzen ari da frackinga edo haustura hidraulikoa ez oizko gasa ustiatzeko erabiltzen den praktika

teknika honek dakartzan ondorio anbiental kaltegarri guztiak azken hilabeteetan azken urtean zehar

hainbat artikulu hainbat komentario irakurri al ditugu gai honen inguruan eta jakiteko ze nolako

anbientalak dakartzan teknika honek irudi bat niretzako oso esanguratsua eta adierazgarria izan daiteke hau da

argazki honetan agertzen den gunea zuloz beteta gune natural babestu bat izan daitekeela

uste dut nahiko argi dagoela horrelako gune bat eta parke natural bat ez direla bateragarriak

inpaktua soilik da horretaz gain lur azpian erabiltzen diren elementu kimikoak direla medio

isurkinak direla medio sortarazten diren ondorio kutsakorrak askoz gehiago dira beraz arabako batzar nagusiak egin dutena da

aplikatu edo jarraitu zuhurtzia printzipioa

ere aldarrikatzen dutena hauxe da gune natural babestuetan debekatzea eta ikusita gaur

euskal alderdi jeltzailea eta eh bilduk alde bozkatuko dugula lege proposamen honen tramitazioaren alde

tramitatu egingo dela lege proposamen hau hori bai behin lantaldea legegilea eratzen denean zer nolako testua aterako den hain argi edo tamalez nahiko argi daukat jatorrizko artikuluak eta arabako

guztiz desitxuratua atera daitekeela

bidalitako irizpena lege proposamen honi bidalitako irizpena prozedura osoaren amaieran zer nolako lege aldaketa

eduki dezakegun asmatzeko eta irizpide horrek

eusko alderdi jeltzalearen jarrera baina ez

eusko alderdi jeltzaleak eusko alderdi sozialistak eta alderdi popularrak nahi izan zuten artikulu hori aldatzea eta hain zuzen ere gobernuak bere irizpenean erabili duen argudio berbera

berbera erabilita guretzako oso larria izango litzateke alde batetik arabako batzar nagusiak herritarren ordezkaritza duen arabako parlamentuan

erabili lege bat aldatzeko baina justu proposamen horrek eskatzen duenaren guztiz kontrakoa onartzeko oso larria izango litzateke eta beste alde batetik larria izango litzateke ere berriro eusko alderdi jeltzaleak eusko alderdi sozialistak eta alderdi popularrak gutxi batzuen interes ekonomiko partikularrak

jartzea eta berriro ere diot herenegun aipatutako hiru alderdiek euren bozkak batu zituztelako herri ekimen legegile bati legebiltzar honetako ateak ixteko itxurakeria hutsa delako guretzako arabako batzar nagusietan eta hainbat udaletan edo aste honetan bertan bizkaiako batzar nagusietan

eta aldi berean benetako erabakiak hartu behar direnean hitzetatik

eskatzen duen herri ekimen legegile baten aurrean alegia hor fracking aren alde egitea itxurakeri

propaganda berdea baina erabakiak hartu behar direnean hor zuen benetako aurpegia agertzen duzue noski kasu honetan ere eusko alderdi sozialistarekin eta alderdi popularraren eskutik lobby energetikoen negozioa

oso ondo eta era bateratu batean defendatzen duzue lobby energetikoaren negozioa eta bai gasaren asuntoan eta bai fracking aren gaian negozioa egon daitekeela

badakit sozialki ez dagoela ondo ikusita eta aztertzen ari dira zelan egin dezaketen koste sozial handi barik eta zuek guretzako jolas horretan konplizeak bihurtzen ari zarete baina heldu da momentua eusko alderdi jeltzalea fracking a bai ala ez

ez zaitezte ezkutatu berriro ere sasi argudio tekniko juridikoetan zuen iritzia ez azaltzeko heldu da momentua argi eta garbi herritarrei azaltzeko interes orokorraren alde

edo gutxi batzuen negozioa defendatzearen alde alegia ingurumena defendatzearen alde edo enpresa batzuen

defentsaren alde eskerrik asko maeztu jauna jarraian aldeko txandan nork parte hartuko du

euzko abertzaleak taldearen ordezkari den norberto
aldaiturriagak dauka hitza eskerrik asko

legebiltzarkideok egun on guztioi lehenik eta behin eskerrak eman

arabako biltzar nagusiko kideei eta zuekin bertaratu direnei eta esatea gure taldeak euzko abertzaleak ekimen honi

jarraian aurkako txanda bat irekiko da euskal talde popularreko ordezkaria den lópez de ocariz andreak

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz

eskerrik asko rojo andrea jarraian erantzuteko txandan

argumentu juridikoek ez dira ezta argumentaziorik ere dira haitzakiak lehengo eta behin mila bederatziehun eta laurogeita bigarrena urtean egindako

hona jurisprudentzia hori eta ingurumen kontzeptua bera eta ingurumen babesaren kontzeptu juridiko bera zelan aldatu da oso argi geratzen delako jurisprudentzian

gaia tratatzen duen lege baten baina ez dut nahi eztabaida juridikoetan sartzea

zertarako eztabaida politikoan ez sartzeko edo ingurumenaren babesa edo herritarren interes orokorra edo enpresa eta lobby energetikoen interesa defendatzea hori da eztabaida

haitzaki juridikoak ahulak oso ahulak

lotsak azkenik esateko oso larria

batzar nagusiak onartutako lege proposamen bat eta ponentzia legegile eratzen denean eurek hartutako erabakia desituratzea eta guztiz kontrakoa onartzea

bakoitzak bere ardurari eutsi behar dio eta zuek izan zinen mahaian herri ekimen legegile bat eusko alderdi

egin zenutela argudio ahulak horretan ere erabilita

aukera izan zenuten herenegun horren alde egiteko herriari hitza emateko

bateri hitza emateko eta beto jarri zenioten parlamentuko mahian erantzukizuna

eutsi eskerrik asko maeztu jaunak jarraian eusko abertzaleak taldearen ordezkariak den aldaiturriaga jaunak dauka hitza

kontrako txandan sartu behar gara lópez de ocariz andrea zurea da hitza

que son necesarias para nuestra comunidad autónoma eskerrik asko lópez de ocáriz andrea amaitzeko euskal sozialistak taldearen ordezkaria den rojo andreak du hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea eztabaida amaituta bototara jartzen da lege proposamena aintzat hartzen den edo ez bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita zortzi ez hogeita bost

ondorioz aintzat hartzen da lege proposamen hau

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena lurralde antolamenduaren gidalerroen aldaketa bertan behera uzteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den matute jaunak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok egun on

aurreko legegintzaldian aurkeztu zuen legez besteko proposamena eusko jaurlaritzak aurreko legegintzaldian

berrazterketa hasi zuen berrazterketa hori bertan behera uztea eskatu nahi dugu berrazterketa egin nahi dugu bai

benetako prozesu parte hartzailea abian jartzea beharrezkoa dela uste dugu y señalamos con claridad

artezpideak oztopo bat dira lurraldearen kohesio soziala hobetzeko lurralde iraunkorragoa ekonomikoki bideragarriagoa

txikiagokoa eta lurralde ikuspegitik orekatuagoa lortzeko

arrazoizkotzat eta beharrezkotzat ematen zen azpiegitura berriak eraikitzeko obsesioa

lurraldearen artifizializazioa ikaragarria izan da benetan larria biodibertsitateari egin diogun kaltea handia izan da datu bat ematearren urtero zazpiehun hektareako lur edo zoru naturala urbanizatzen aritu gara zazpiehun futbol zelai hobeto azaltzearren

horregatik guztiagatik eh bilduk hona ekarri du proposamen hau lurralde antolamendu berri baterako transizioa hasi nahi dugulako antolamendu berri horrek uzten ari garen aztarna ekologikoa

bi mila hamarean aurreko gobernuak hasi zuen artezpideen aldaketak goian aipatu ditudan arazoetan sakontzen du sakondu egiten du hiri kapitalen izaera euskal hiria deitzen diote batzuek esa euskal hiria que creo

a tener en cuenta horregatik guztiagatik eskatzen dugu hasita dagoen lurralde antolamendurako artezpideen berrazterketa erretiratzea eta berrazterketa hori egin dezala benetako eztabaida partehartzaile baten bitartez egin dezala herritarrei

eskerrik asko matute jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den arriola jaunak dauka hitza

desazkundea eskerrik asko arriola jauna
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den aldaiturriaga jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on berriro guztioi

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txanda mistoa upyd taldearen ordezkaria maneiro jauna

euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza damborenea jauna

eh bildu talderen ordezkariak dauka hitza matute jaunak

eskerrik asko matute jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den arriola jaunak dauka hitza

eskerrik asko arriola jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

eskerrik asko aldaiturriaga jauna euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu eh bildu taldeak eta euzko abertzaleak taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

berrogeita zortzi ez hogeita zazpi ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta

gai zerrendako laugarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena desgaitasunik duten pertsonen erreibindikazioei buruz eztabaida eta behin betiko

proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta aldezteko sarasua andrea zurea da hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal talde popularraren

y eso me parece indignante nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza